egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu isiltasuna mesedez gai zerrendako lehenengo puntua

kiroleko indarkeriari aurre hartzeari buruz euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena jaurlaritzak euskal autonomia erkidegoan kiroleko indarkeria aurreikustearen gainean komunikatu bat egiteari buruz talde proposatzailearen txanda garcía larrimbe anderea zurea da hitza

euskal talde popularreko ordezkaria den barrio jaunak dauka hitz ekimena aurkeztu

gracias presidenta egun on lehendakari

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

indarkeria ororengatik pairatu den eremua

san mamesen izan zaurituak izan direnei irainduak humillatuak kolpatuak baita erailak ere gure samina eta elkartasuna

kirola baita futbola ere goraipatu nahi ditut

bota nahi dut ez zait zuzena iruditzen kirola ezta futbola ere kriminalizatzea edota

kirola futbola gutxiestea indarkeriaren eremu soilak izango balira bezala iruditzen zait hipokrita dela beste kontu bat da

baina hori ez da futbola denak ez du balio denak ez du balio eraikitzen ari garen indarkeria asko gizartea mundua justifikatzeko

estamentu desberdinetatik sustatzen ari garen mundua

guk gure artean eraikitzen ari garen menpeko harreman patriarkaletan oinarrituriko baloreak gizartea zuritzeko denak ez du balio

are gutxiago indarkeria oinarrian duten lehia mugagabeko politika neoliberal eta gizarte arrakala sustatzen dituztenak

ez legoke gaizki indarkeria pertsona guztiongan dago legebiltzar honetan indarkeria dago kalean txoko guztietan berezkoa dugu indarkeria kontua da nola kudeatzen den nola kudeatzen dugun eta gure espresio jokabideetan

nola egiten dugun indarkeria baztertzeko hitzezko indarkeria espresio indarkeria jokabidezko

eta maiz eremu zehatz batzuekin lotzen da eta zoritxarrez maiz eremu zehatz batzuetan eta baldintza batzuetan espresiorik

heriotza klasismoa ez da indarkeria bat matxismoa

oinarrian kultura bat daukate guztiok jan dugun kultura

gehienok nolabait hori kudeatzeko gai gara balore positiboetan oinarrituta baina

masa kirol espektakuluetara joaten garenean hori nolabait agertzen da baina galdera bat

masa kirol espektakuluetara joaten zaretenean epailearen aurka oihukatzen duzue arbitroen aurka

oihukatzen duzuenean zer hitz botatzen duzue iraintzen duzue

guztiok horren inguruan ere hausnarketa bat egin beharko genukeela kirolaz esaten dugu espazio maskulinizatua dela ados bai kirola espazio maskulinizatua da baina legebiltzar hau ez da espazio maskulinizatu bat

espazio maskulinizatu bat legebiltzar honetan ez da indarkeria ematen legebiltzar honetan indarkeria asko eta gaiztakeria asko

zer ari gara sustatzen guztion artean nik pentsatzen dut guztiok jokatzen dugun paperaz

hausnarketa egin beharko litzatekeela baita komunikabideek jokatzen duten
paperaz ere mesedez isiltasuna zergatik momentu honetan fokua jartzen da futbolean

norbaitek aipatu du eta etengabe matxakatzen ari da esaterako bilbotar bat

hartu dutenean jipoitu dutenean eta uretara bota dutenean horretaz norbait gogoratzen da ekartzen ditugu hemen adierazpen instituzionalak

bi abiadurako gizarte bat zigorraren gizarte bat segurtasunarena estatu soziala ari gara eraikitzen edo estatu penal bat ari gara eraikitzen guzti horren ondorioak zeintzuk dira iruditzen zait horren guztiaren inguruan egin beharko genukeela kirola bere maila guztietan gizartearen eremu bat da gizartearen espresio bat da ez gehiago eta ez gutxiago

beste eremu batzuetan bezala kirolean pertsonok gure hoberena edo gure okerrena ateratzen dugu futbolean bezala futbola ez da beste kirol batzuek baino kirol okerragoa edo hobeagoa ez gertatzen dena da gauza bat dela futbola eta beste gauza bat da futbolaren inguruan negozio politika interesak eta guzti horrek ondorioztatu duena kirolean eta futbolean eta zoritxarrez azkenaldian hainbat gertakari triste izan ditugu

beste maila batzuetan beste eremu batzuetan beste forma batekin ere egunero ematen dira gure gizartean eta zer egiten dugu

beraz iruditzen zait hausnartzeaz gain eta beti zerbait gertatu ostean

erakundeetatik gure gizartean bestelako balore batzuk sustatzen lantzen bestelako kultura bat sustatzen balore matriarkaletan

baita kirolean ere kiroleko maila guztietan futboleko maila guztietan eskura ditugun bitarteko guztiekin politika publikoekin

bideratzen den eremu guztietan gizartea eta

indarkeriaren kudeaketa egokia egiteko pertsonak baita ere multzo handietan aurkitzen garenean balore positiboak indartuz eta balioan jarriz badakit guzti hau esatea oso erreza dela

baina dena segurtasunarekin ez da konpontzen dena ertzaintzarekin ez da konpontzen dena zigorrarekin ez da konpontzen

gehienetan kontrako efektua lortzen da gizarte gisa erakunde gisa iruditzen zait ariketa garrantzitsua dugula egiteko eta are gehiago lan handia dugula egiteko eta horretan gobernu

europara begiratzearekin oraingoan uefara begiratzearekin inoiz uefara ez denean begiratzen edo isiluneak egitearekin ez da nahikoa baizik eta benetan indarkeriarik gabeko gizartea eraiki nahi bada

indarkeriarik gabeko eremuak nahi baditugu kirola barne futbola barne gure gizarteko kultura eraldatzeko ahalegin bat egin beharko genuke politika publikoen bidez hori da egitea tokatzen zaiguna eremu guztietan eta gobernuak hor izugarrizko

pilo bat asko esaterako bat kirolalde bi mila hamabitik eguneratu gabe dagoena

konprobatu dugu abian jarri den kanpaina batekin ea gaurkoan seguru nago eztabaida honen haritik izan dela

gobernua mugiarazten dute eta ea gaurkoan onartuko den eta
talde guztiok konpartitzen dugun mesedez isiltasuna barkatu

prebentzioaren kultura hori sustatuko duen politikak bideratzeko eta gobernua aktibatu ahal

guztiok konpartitzen dugu eta guztiok daukagu jasota gure erdibidekoan bukatzen joateko galdera bat ez dakit gobernu honi ea euskal herria bildurekin akordioak egitea alergia sortzen dio

gabe bitxia iruditu zaigulako ere gai honekin gertatu dena hirukoaren artean hau da

eta gero guregana zuzendu esanez zer iruditzen zaigun

ez dakit bitxia iruditzen zaigu elkarlana eta auzolana bultzatzeko modua eta bukatzeko animatu guztiok balore positiboetan oinarrituta kirola praktikatzea

zoriontsuagoa izango litzatekeela kirol gehiago egingo bagenu eta agian hemen ere eztabaida gutxiago eta elkarrekin kirol gehiago praktikatu beharko genuke

euskal sozialistak taldearen ordezkaria romero anderea zurea da hitza

eskerrik asko romero anderea euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

jaun andreok egun on denoi kirolean oro har eta futbolean bereziki indarkeria jarrera eta ekintzak

eraman behar dute esan bezala elkarlanean euskadiko mugak askogatik gainditzen dituzten arazo baten aurrean gaude arazoak gutxienean

esan ahal izango genuke europar batasuneko mugak ere txiki uzten dituela arazo honek batasunekoak ez diren europako herritar eta herrialdeei ere

eta futbol zein instituzio politikoen egituraketa ezagututa antzematen da badagoela bat erarik eraginkorrenean jardun ahal izango lukeena

europa guztian hedatuta bere esku baitago nagusiki horrelako jarrera eta ekintza guztien aurrean ekitea gaur

batez ere dimentsio ekonomikoarekin ez legoke futbol talde hiri herrialde edo estaturik europan arriskutan ipiniko lukeenik bere hiri herrialde futbol taldeen parte hartzea uefak berak antolatzen dituen txapelketetan baldin eta indarkeri portaera jarrera jokaera edo ekintza ororen aurrean

esku hartu gabe utziko balitu aipatu indarkeri portaerak protagonizatzen dituzten zaleen taldeak gainera ez luke ezer berririk egin beharko

haien aurka ultra ingelesen jende uholde bat izan ondoren

ingalaterrako talde guztiak europako txapelketetan jokatu gabe utzi zituen bost urtez

eta gobernu britainiarraren neurri hertsatzailez zein futbol kluben parte hartze erabaki horrek futbol zelaien fisonomia edo herrialde hartako futbolaren inguruko ohitura

zalegoen osaketan ere aldaketak ekarri zituzten uefak arazoari erabakitasunez heltzen ez dion bitartean europako estatuek segurtasun arazo bat dute

estatuek defendatu beharra daukate aipatu garaiko ingalaterran biolentoei ez zieten euren etxeetatik irteten uzten partidu egunetan

zain beti noski estatu bakoitzak bere ultrei bere mugetatik irteten utziko ez balie polizia britainiarrak bi mila seian egin zuen moduan

erretiratu zizkienean urte hartako alemaniako mundu txapelketarantz bide hartzera zihoazen beste horrenbeste jarraitzaile biolentorik

euren mugen barruan sartzen ez uztea frantziak bi mila hamaseian egin zuen legez bertan jokatzera zioan eurokopara zuzendutako arrisku handiko

zioen moduan europar batasunak ere badauka bere zeresana eta bai eusko jaurlaritzak ere jardun behar du

giza eskubideen errespetu eta kirolaren baloreen sustapenean

nire uste apalean eta gure taldearen ustean egiten du egiten ditu giza eskubideen eta kirolaren

errepresioa ere egin beharko du horrelako segurtasun

gure futbol taldeek zorionez europako txapelketak ere jokatzen dituztelako

oraindik sarritan errazegi gurean nagusitzen den indarkeria kulturaren oinorde zuzenak

gu hauekin neurri hezitzaile kultural eta prebentziozkoak aplikatu beharrarekin erabat

edo behinik behin konponbidean ipini ez badu gizartearen

gizartea futbol taldeetan edo futbol federazioetan antolatua non futbol taldeek klubek

zeresan handia duten gure futbol klubek ez lukete onartu behar ultra hauek euren zaleen ordezkari bezala hartuak izatea gure futbol klubetako masa sozialek ere ez

ez daitezen euren masa sozialaren artekoak izan kirol eta gizabidearen aurkako portaera biolentoak izango dituzten pertsona eta taldeak eta horrela ipini dugu

sinatu dugun erdibidekoan

federazioek euskal federazio zein lurraldeetakoek parte hartze aktiboa izan beharko lukete arlo honetan eskumena duen segurtasun sailarekin prebentzioaren

hau funtsean segurtasun arazo bat da ez propio kultura eta kiroletakoa

que hemos firmado eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna erantzunen txandara pasatuz

andrea euskal talde popularra barrio jauna zurea da hitza

eh bildu talderen ordezkariak ez du hitzik hartuko euskal sozialistak romero andrea bai zurea de hitza

ze kasualitatea nik gauza bera pentsatzen nuen zuetaz eta hain zuzen ere

hezkuntza batzordean fisioterapia baten gaian nik egin dut zuk egin zenuen gauza berbera hitz beretsuekin

ez genuela akordioetara iritsi nahi izan borondate zintzoa zeneukatelako guk ere borondate zintzoa geneukan akordioetara iristeko

zuk ikusi duzu sinatu duzun erdibideko bosgarren puntuak zer dioen bai

eta uste duzu baldintza horietan akordio bat sinatzera goazela hori da daukazun aportazio

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna eztabaida amaitu denez

eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita bederatzi

jarraian euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita sei boto

erdibideko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua mozioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua bi mila hemezortziko otsailaren hogeita biko operatibo polizialari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda llanos andereak dauka hitza bere ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eskerrik asko llanos anderea zuzenketa aurkeztu dituzten taldeen txanda elkarrekin podemos

kirolean eskatzen dugun gauza bera errespetua eta

las negociaciones libreki negoziatzeen utziko diogu bai segurtasun saileko arduradunei bai sindikatuen ordezkariei

allí es donde se debe modificar besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna

eskerrik asko lehendakari anderea hitza

hauekin nahi esan dot hasi nire interbentzioa eta zergatik oso argi uzten duelako galeano idazleak

eta zer den gauza bestea hitz egiten ari garenean indarkeriari buruz zetaz

eta banaketa hori egiten duenean gero lotzen ditu egunerokotasunarekin eta benetan gizarte honetan dagoen errealitatearekin

adierazgarriak direla eta hitz hauekin hasita lotuko dut bigarren zatiarekin nire interbentzioarekin baina hasi baino lehenago

oso argi utzi alde batetik euskal herria bilduk ez du

biolentzia futbolean indarkeria futbolean ez du onartzen eta ez dago ados argi gera dadila guztientzako hori da gauza bat

bigarrena guk ere bere momentuan

gure elkartasuna adierazi genuen bere momentuan

hildako ertzaintzari eta gaur ere atzo zaurituak suertatu diren

horiei eta hau esanda nik esango dodana da beste gauza bat ziur aski futbola da jarraitzaile gehien daukan deportea

eta egia da deporte hori aurrera joaten denean edo gauzatzen denean barruan eta kanpoan

esaten zuena ziur aski denok ezagutuko duzue nor zen edo nor da

onargarria denik baina da errealitate bat egunero sufritzen duguna edo ikusten duguna

honen aurrean ez da nahikoa izango bakarrik gauzak saiatzea zuzentzen era punitibo batetik neurri prebentiboak planteatu behar dira eta irtenbideak planteatu behar dira eta hori da proposamenak

jatorrizko proposamenak egiten ez duena eta besteak ere egiten ez duena adostasuna planteatu den moduan beste aldetik zergatik gaude gaur hemen eta zergatik gaude honetaz hitz egiten ba gertatu zelako gertatu zena orain dela gutxi

guk hori esan genuen baina san mamesen ere egin zen eta adierazi zen elkartasuna san mames osoa

isilik egon zen isil isilik egon zen eta hori ez da esaten ez da esaten minutu bat

inportanteena gero bai oihukatzen hasi ziren baina horretaz ere hitz egingo dugu grabes incidentes protagonizados por los aficionados radicales

eta niri gustatzen ez jatana da erabiltzea gauza bat beste proposamen bat edo edozein gauza egiteko hartu adibide bat eta hori bihurtu egia ikusi duzunez gauzak ez dira horrela suertatu proposamen horretan ere aipatzen da

zer egingo duen urrutia jaunak esan du eta athletic egiten du egin beharrekoa ailegatzen jakonean gauzak eta athletic

bidea proposamena hau dela edo sinatutako transakzionala denik

modelo polizialari buruz hitz egin behar dela ikusi behar da

eta ziur aski hasi beharko gara aldaketak egiten ikusten zelan aukeratzen dugun talde horretan sartu behar diren pertsonak eta zein neurriak jarri behar dugun pertsona horiek aukeratzerakoan eta ze

baina hori da beste debate bat eta debate hori egin behar dugu beste kontestu batean

aldaketak egin beharreko guztiak egiteko eta benetan tratatzeko tratatu behar dena eta nik proposamenean eta gero emendakin horretan

emendakina horrekin esplikatzeko zein izan den gure botoa

andrea erantzunen txandara pasatuz llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko garcía andrea euskal sozialistak

eh bildu taldearen ordezkaria goirizelaia anderea zurea da hitza

botoa abstentzioa izango da ez dugulako ikusten pentsatzen dugulako gauza zehatzagoak eta beste modu batean planteatu behar zirela eta zorrilla jauna nik entzun dut lehenengo debatea badirudi zuk ez duzula entzun rebeka

ez dakit zenbat proposamen era positiboan mahai gainean jarri ditu gauzak bideratzeko eta konpontzeko

eginda daude eta ez duzue kontuan hartu egin duzue beste emendakin bat

oso ondo entzun dut planteatu duena eta oso emendakina zuzena zen

eta ez duzue nahi izan hori adostu berarekin orduan ez esan
entzun dut oso ondo badirudi entzun ez duena zu izan zarela besterik ez eskerrik asko eskerrik asko
goirizelaia andrea eztabaida amaitu da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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa hogeita bederatzi abstentzio beraz erdibideko zuzenketa onartuta gelditu da gai zerrendako hirugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

indargabetzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkari den iriarte andereak dauka hitza ekimena

egia esan itxaropen gutxirekin nator gaurkoan edo hobe esanda agian esan beharko nuke fede gutxiz natorrela gaurkoan badakidalako eta oso argi dakidalako gainera legebiltzar hau bihar bertan desegin dezakeela espainiako gobernuak

gobernuko kide guztiak bihar kargutik kenduak izan zaitezketela

esana daukat eta agian kartzelan edo erbestean egon zaitezketela zuek gu dudarik gabe ere bai independentziaren aldarrikapena oso arriskutsua delako gaur egun hare gehiago esango nuke demokraziaren aldeko aldarrikapena arriskutsua delako gaur egun hori guztia gertatu daiteke gaur

horrela erabakitzen ari baita dagoeneko horixe da espainiako konstituzioaren ehun eta berrogeita hamabostgarrena artikuluaz egin den aplikazioa beharbada

beraren aurkako aplikazioa baina horrek ez du axola handirik hala izan da ere ez baitu espainiako auzitegi konstituzionalak benetako

egiteko inolako ezer ebatziko tarteka disimulatzeko zerbait kaleratzen baldin badu ere hori da egoera benetako eszepzio

normaltzat pasarazi nahi diguten benetako eszepzio egoera bat baina jakinik ere ez dugula gauzak aldatzea lortuko egun batetik bestera

ezin dugu europan erabat anormala den egoera baten aurrean isilik egon eta behar den guztietan ozen esan beharko dugu behin eta berriro espainian

ari direla behin eta berriz esan beharko dugu espainian botere banaketarik ez dagoela behin eta berriro esan beharko dugu

adierazpen askatasuna eta behin eta berriz esan beharko dugu hau ere europako giza eskubideen gortearekin batera espainian torturatu egiten dela eta behin eta berriro salatu beharko dugu espainiak bere batasuna

jarri duela eta prest dagoela demokrazia eta elkarbizitza dinamitatzeko

baina inpunitate guztiz artikuluak berak dioena baino askoz harago egiteko eskumena hartu du estatuak

salbuespenezko egoera jarraitua nahi eran erabiltzea errazten duenez artikulu horrek bere indargabetzea eskatzen dugu un estado en el que

eta egoeraren larria salatzen jarraituko dugu jarraituko dugun bezala egoera honek erantzuleak dituela esaten porque no es que esté lloviendo

eta hiru alderdi horiekin batera estatuko botere faktiko ekonomiko eta mediatikoek erabaki dute espainiaren batasuna dagoela gauza guztien gainetik

aspalditik ezagutzen dugulako demokraziaren soinekoaz apaindu nahi izan duten

gauzak hain argi utzi izanak egoera aldatu egiten du ezer ez da berdina izango hemendik aurrera espainiari bere argizarizko kareta urtzen hasi zaio eta azpian ikusten den iluntasuna

mundu osoan ari dira ikusten eta mundu guztian ari dira jabetzen eta esperantza daukat hemen euskal herrian ere denok izango garela gai ikusteko zer dagoen estatu horren benetako muinean

aurpegi horretan ikusten dena argizarizko kareta hori urtzen ari denean aurpegi horretan ikusten dena zimur txiki bat besterik ez dela ez urtzen ari den argizarizko kareta horren azpian

orban handi bat baizik orban bat ekidistantziatik urrundu behar gaituena katalunian gertatzen ari denaren erruduna espainiako estatua delako bertako herritarren gehiengoak hartutako erabaki demokratikoaren aurka

horren erantzulea eta ezin dugu ekidistantziatik gai hau hartu hari hauspo emanez gaur bost hilabete urriaren hamaseian

presidenteak ordutik kartzelan egon dira bost hilabete esan dudan bezala eta entzun ondo

parlamentuaren presidentea raül romeva atzerri gaietarako kontseilaria josep rull lurralde sailburua jordi turull lehendakaritzarako sailburua dolors

eta kartzelan daude oraindik oriol junqueras kataluniako lehendakariordea eta joaquim forn barne kontseilaria erbestean antoni conill osasun sailburua erbestean hala ere generalitateko presidentea bera carles puigdemont

hauxe da demostrazioa beste ehunka frogen artean prozesu politiko baten aurrean gaudela esateko preso politikoak eta erbesteratu politikoak direla esateko arazoa politikoa delako eta arazo politikoei irtenbide politikoak

usteltzen eta zorrotzen besterik ez da joango horregatik eskatzen dugu

urriaren bateko erreferendumagatik espetxeratutako governeko

lagunak arazorik gabe kartzela mehatxurik gabe kataluniako errepublikara itzuli izatea eta onartzea herritarrek demokratikoki erabakitakoa eta horren aurka une honetan kataluniako erakundeak

erabiltzen ari diren salbuespenezko bide guztiak ez dizuet osorik irakurriko elkarrekin podemosekin adostu dugun erdibidekoa hortxe duzue eta

legebiltzar honetako gehiengo zabal batek egoera honen aurrean egoera jarraitu honen aurrean nahikoa dela

ez daukadala fede handirik espainiar estatuak irtenbide politiko bat emango dionik gai honi

helduko da eguna kataluniak zein euskal herriak espainiar estatuaren kolaborazioarekin edo kolaboraziorik gabe irtenbidea topatuko duena

gure bi herriontzako aukera politiko bihurtuko dena etorkizuna libre eraikitzeko aukera politiko horretarako ari gara lanean horretarako jarraituko dugu lanean etsi gabe zailtasuna zailtasun

heriotzak izarrak negarrez utzi dituen honetan bere hitz horiekin amaitu nahiko nuke gaurkoa zailtasunak zailtasun ez inoiz etsi guk ere ez dugu etsiko eskerrik asko

egun on legebiltzarkideok bueno ba hau

seigarren aldia azken urtean sei aldiz

legebiltzar honetan kataluniari buruz eta hori bakarrik legezbesteko proposamenak kontatuta

eta kontatuz askoz gehiago izango dira baina

elkarrekin podemosen ez daukagu arazorik gai honi buruz eztabaidatzeko baina

nik uste dut alderdi guztien posturak oso argi daudela oso argi utzi ditugula azken hilabeteotan

eztabaidatu behar dugu ez dago arazorik hau eztabaidatzeko

esan elkarrekin podemosen gure posizioa oso argia daukagu

larria izan zen bere aplikazioa eta baita ere jaiotzen da erredakzio beste akats batekin uzten duena honen aplikazioa oso zabala

berriro ere begietara begiratu behar dira akordio minimoetara heltzeko momentu honetan egoera

sémper jauna euzko abertzaleak egibar jauna zurea da hitza

legezbesteko proposamenak berriro ere kataluniako auzia mahai gainean jartzen digula eta horren inguruan

zutabe nagusi eta hirurekin ados gaude idazteko garaian norberak dauka bere estiloa

bozkatuko dugun proposamena erdibidekoa guk ontzat ematen dugu batik bat ehun eta berrogeita hamabostaren inguruan eskatzen duela eskatu behar duena indargabetzea noski zergatik konstituzioko artikulu bat izanda garbi dago konstituzioa aldatzeko beste gehiengo batzuk behar direla baina aktore nagusi batzuk egon dira eta beraiei zuzentzen gatzaizkie esanez aizu indargabetu ehun eta berrogeita hamabosta espetxeratuak kaleratu

espetxean egon beharrik ez dago funtsezko gairik arrazoirik inputaziorik espetxean egoteko eta hirugarrenik

lehen izan ziren beste batzuk errenuntziatu zuten baina gaur egun hautetsi

hau da exijentzia bat lau hilabete pasa direla eta gauzak

baina guk aldeko botoa ematen baldin badugu da

noski baita ere gure solidaritza azaltzeko kataluniako

soberanistei bakarrik guztiei eta batik bat konpromisoa hartzen dugulako zergatik han gertatzen ari dena gurekin ere

guri ere afektatzen digu guk ere geure burua maite baldin badugu

han gertatzen ari denaz iritzi propioa eduki behar dugu ezbairik gabeko dudarik gabekoa zergatik

gobernua pieza bat da baina estatu estrategi bat dago

ehun eta berrogeita hamabosta jartzen denean esaten du estatuak jaun andreok

hemen daude mugak hemendik aurrera ezin da pasa hori da abisua

lehen esan den bezala beraz mugak hemen baldin badaude zer dagokigu

estatuaren egitura berrikustea berraztertzea ikusiko dugu baina mugak hemen daude eta hori egiten du estatuak

desjabetze prozesu bat aplikatzen dio kataluniari eta bertako instituzioei

eta da prozesu penala indarrean jartzen du estatuak estatu estrategia horren barruan

eta gaur da eguna alderdi popularreko batzuk esaten dutena eske guk ia hori ez dugu kontrolatzen beno badakigu ez duzuela kontrolatzen baina

prozesu politikoaren bigarrengo adar atal hori prozesu penala baldin bada zein da helburua

katalunian soberanismoaren independentismoaren gizon emakumeak pertsonak liderrak edo ez hain liderrak denak

denak eta batzuk inhabilitatu eta kartzelara baina belaunaldi oso bat

eta estatu egiturari berrikuspen bat eman behar baldin bazaio

autonomien eskutik gehiegi askatu dela eta azkenean zer gertatu da

alorrean baita ere eskumenak eta gero gertatzen dena gertatzen da adoktrinatu egiten dituzte eta independentistak sortzen dituzte horregatik horri

eta horretarako erabiltzen da beste adarra hau da tribunalen nolabaiteko adarra horregatik estatuari sortu zaio

ante esa estrategia esa situación ba hori da zergatik esaten diogu

esaten diogu ehun eta berrogeita hamabosta indargabetu egin behar delako

kataluniak bere instituzioak aukeratzeko eskubidea duelako eta eskubide hori inork ezin duela baldintzatu gehiengoak osatu behar duelako

kataluniatik atzaparrak ateratzeko eskuak ateratzeko eta uzteko katalanei libre eta demokratikoki bere etorkizuna erabakitzen

eskerrik asko egibar jauna erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria iriarte anderea zurea da hitza
egun on berriz ere eta hitzartzeak entzunda pozten naiz gaurkoak aurrera egingo duela ikusita dudarik ez dago nahiagoko genukeela

gaur adosten duguna espainiako estatuak ezarrita daukan eszepzio egoera

tinkoagoan baina uste dut erakutsi dugula posible dela akordio bat borondatea baldin badago posible dela eta gure herriaren alde adostasun zabalak lortzea egingarria dela

ari dira jasaten kataluniako herritarrak estatuaren aldetik

egoera biolento hau eta pastor jauna zuk serialaz hitz egiten zenuen baina beste horrenbeste

geratu eta serialak jarraitzen du eta seriala espainiako estatuaren aldetik datorrela nik zalantzarik ez daukat penaz eta tristuraz hartu ditut batez ere partidu popularraren eta partidu sozialistaren hitz batzuk adibidez

aipatzen zuenean edozein kasutan esperantza gutxi daukat sémper jauna algún día quizás

de ser defendidas eta pastor jauna zuk esan didazu zuek kritikoak izan zaretela ehun eta berrogeita hamabostarekin ba aukera ezin hobea zenuten pse euskadiko ezkerratik hain zuzen ere

aldentzekoa aldentzekoa ikusiz eta ezagututa era honetako arazo politikoak ditugun herrialdeetan eta zuk zerorrek zure emendakinean arazo politiko bat aipatzen duzu beste bide batzuk agian eraginkorragoak izan daitezkeela eta eraman gaitzakeela hain zuzen ere eskuartean ditugun

diskurtso guztiak legearen errespetuan elkarbizitzan eta

oso gauza potoloa da eta oso gauza larria da batasuna beste ezer baino inportanteagoa da baina ez ezazue ahaztu esaten zen felipe laugarrenaren garaian

inperioan ez omen zela eguzkia jartzen baina felipe seigarrenaren erresuman

beraz asko galdu du bidean inperioak eta zuek ere asko galdu duzue

eta bai zuen jarraitzaileen aldetik eta arriskua izan dezakezue eskuinaren neskame lanak egiten zabiltzatela bakarrik geratzeko eta aukera hain zuzen ere herri honetan beste zerbait eraikitzeko

auzitan demokraziaren alde edo demokraziaren kontra horixe da gakoa eta zorionez parlamentu honek demokraziaren alde egingo du gaur euskal herria bilduk beti egingo duen bezala herritarrak euskal herritarrak

lerroan jarriz gure ardura direlako eta haientzako hitza eta erabakia berreskuratzeko lanean ez dugulako etsiko herriak agintzen du eta gobernuek
obeditu egiten dute eskerrik asko eskerrik asko iriarte
anderea elkarrekin podemos martínez jauna zurea da hitza

esan dut baina nik uste gaur konprobatu dela eta ikusita denok egin ditugun diskurtsoak entzunda konprobatu egin da lehen esan dudana

diskurtsoaren hasieran posturak ez direla aldatu alderdi politiko guztiak oraindik berdina pentsatzen jarraitzen dutela eta

eztabaidaren inguruan dagoen nekatasuna nik ulertzen dut

seigarren aldiz posturak aldaturik gabe egonda nahikoa dela baina

guk ez dugu inoiz arazorik izango eztabaida hau egiteko señor sémper nos ha dado

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko sémper jauna amaitzeko euzko abertzaleak egibar jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bototara jarriko degu eh bilduk eta elkarrekin podemosek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena mila bederatziehun eta hirurogeita hamaseiko gasteizko gertakariei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

eta hirurak lotuta daude egia ezinbestekoa da porque sabemos

egia hiri honetan jende asko daki egia ikusi dugu egia

hau hilketa eta sarraskia zela onartzeko eta ikusi dugu ere urtetan zehar eta instituzio ezberdinetan onartutako adierazpenak eta mozioak ez dutela aurrera egiten

konparatzen dute gasteizen hirurogeita hamaseian gertatutakoa derryn hirurogeita hamabian gertatuarekin

kasu horretan hogeita hemezortzi urte beranduago erresuma batuko lehen ministroak adierazpen instituzional bat egin zuen eta bertan aitortu zuen eraso justifika ezina izan zela

baina ez familiak ez hiriak ez dute oraindik amore eman eta justiziaren bila jarraitu izan dute bi mila hamalauan argentinatik etorri zen maría servinik argentinako epaileak ere

agindua baina zein izan zen berriro espainiako gobernuaren erantzuna esan zuen

herritar espainiarrek epaitzeko eskumena gertakariak preskribatuak direla eta gainera

nosotras pensamos exactamente lo mismo eta egiarekin bezala erreparazioa ere urtero gasteiz herriak egiten dio martxoak hirukoei ze estatu espainoletik gutxi etorri da beraz eta hau guztiagatik guk bat gatoz eskariarekin

justiziaren bila ere joateko ezinbestekoa izango delako eta erreparazioaren bila ere martxoak hirurekin batera jarraituko dugu

fallecidas pedro maría martínez ocio francisco aznar clemente romualdo barroso

andrea euzko abertzaleak grajales jauna zurea da hitza

andrea legebiltzarkide jaun andreok

historia garaikideko gertakari gogor eta lazgarrienetariko bat bizi izan zuen gertakari haiek gasteizko herritar askoren bizitza markatu zuten

ikara ematen du haiek gogoratzeak izan ere jaun andreok mila bederatziehun eta hirurogeita hamaseian ez zegoen erregimen demokratikorik

legitimitatea diktadura frankistan oinarritzen zuen eta gobernu frankistaren ordenamendu

herritarrei ez zitzaizkien aitortzen benetako estatu demokratiko baten eskubideak eta askatasunak

gobernu hark metodo errepresiboak zorroztasunez ezartzen zizkien askatasunen alde borrokatzen zuten norbanako

eta gizartearen eskaera legitimoei eta boterearen esfera guztiak eta jarduera publikoaren eremu guztiak kontrolatzen zituenez nahi zuena egiten eta desegiten zuen inori kontu edo arrazoirik eman behar izan gabe berak eta bere agenteek egiten zituzten gehiegikeriengatik

gertatutakoaren errealitatea manipulatzen zuen hala gertakarien bertsio ofizialak egiten zituen baina bertsio horiek ez zuten zerikusirik izaten

martxoaren hiruko egun hartan hala ere gure

eta baztertu egiten ditu sarraskiaren erantzuleek beren erantzukizunak saihesteko egindako bertsioa hemen aurretik aipatu da baina azterketa eta irizpen independenteek hala nola

institutuak egindakoak bere konbentzimendua berresten dute eta esaten dute

sarraski bidegabea izan zela gobernu ez demokratiko batek agindu zuena beren bizi baldintzak hobetzeko baketsuki aldarrikatzen zuten

eskerrik asko eskerrik asko grajales jauna erantzuteko txanda parte hartu nahi du norbaitek

eskerrik asko hernández jauna barrio jauna zurea da hitza bertatik si

larrion anderea zurea da hitza bai eskerrik asko

eskerrik asko eskerrik asko larrion anderea beste norbaitek bai romero anderea

eskerrik asko romero anderea grajales bai zurea da hitza

eztabaida amaitu dugunez bozketara jarriko dugu lehenik eh bildu taldearen gehitzeko zuzenketa

gehitzeko zuzenketa jarraian elkarrekin podemos taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita sei boto aldekoa nueve contra beraz onartuta gelditu da jatorrizko testua hemen eteten det hamaseihamabostak arte hamaseihamabostak arte